arratsalde on guztioi gai zerrendako seigarren puntua akin aseko gera

enpleguari eta lanari dagozkien ardura guztiak sail bakarrean kokatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den
kortajarena andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko mahaiko buru anderea legebiltzarkideok

enplegua eta lanari dagozkion ardurak bi sail ezberdinetan kokatzeaz

gaurkoa guretzat ondorio larriak izan ditzakeen erabaki baten inguruko eztabaida da eta are gehiago gure ustez gobernu honen ahuleziak agerian uzten dituen gai baten gainean arituko gara gaiaren nondik norakoak kokatzeko

orain egun gutxi gertatuko pasadizo bat badakizue

eta patronalak oinarrizko akordio bat sinatu zutela orain dela egun gutxi eta oraindik akordio horri edukiak

urkullu lehendakariari galdetu zioten akordio honen inguruan eta ondoren

eta hor lehen nahasmena pantailan san josé andrea agertzen zen

artolazabal andrea gaiak eskatzen duen logikarekin funtzionatu zuten medioek egoera horretan bestelako logikekin

ezagutuko dituzuen logika batean oinarritutako banaketa horrek sortutako nahasmen hau lehena izan da

mugak oso lausoak direlako gerta daiteke nahasmen horiek zuen artekoak ere izatea esango nuke gaiak banatzerakoan eta gai horien norabidean nahasmenak etorriko direla

ez badira enplegua lehentasun sozial nagusi duela iragarri digu jaurlaritza berriak enplegu politiketan jaurlaritzak dituen gaitasun eta baliabide guztiak erabiliz enplegu gehiago eta kalitate hobekoa izatea du helburu enplegua jaurlaritza osoaren ekintza politikoaren oinarrizko ardatz izango bada

formakuntza kualifikazioa eta birziklapen profesionala lan harremanak balizko elkarrizketa soziala eta parte hartzea eta enplegu politika pasiboen kudeaketa gainera guzti hau aurrera eramateko beharrezkoak diren gaitasun eta baliabide guztiak era eraginkorrean kudeatzea ezinbestekoa izango da

nola helduko dion jaurlaritza honek erronka honi galdera asko sortzen zaizkigu guzti honen inguruan argitasun gutxi eta duda eta kezka asko aipatu dizkizuedan hitz hauek ez dira gure taldearen hitzak zuek

jasotako hitzak dira hitzez hitz jasotakoak gainera baina asmoak asmo

zoritxarrez irizpide hauek ez dira nonbait aintzakotzat hartu jaurlaritza berriaren eraketan eta bi sail ezberdinetan kokatu ditu enpleguaren inguruko gaiak

eta enplegu politika eta lanbide beste alde batetik enplegu politika pasiboak batetik eta politika aktiboak bestetik baina nola bermatu daiteke antolaketa honekin gaiak eskatzen duen osotasuna

lehenengo astean arantxa tapia sailburuak egindako agerraldian bere sailaren inguruko gaiak eta elementuak batean

garrantziaz aritu zela erronka handiei erantzun sendo eta integrala eman ahal izatekoa beharrezkoa zela dena batean kontzentratzea azpimarratuz

ez du balio enpleguaren erronka honi heltzeko

gure iritziz kudeaketa eta koordinazioak zaildu egingo ditu eta funtsean

ezingo zaio behar den eraginkortasunez heldu guretzat gobernu honen ahulezi bat agerian uzten du izan ere

eman ahal izango dion erantzuna konprometitua geratzen da eta gu ez gara arrisku honen

egoera hau agerian utzi dugun bakarrak sindikatuak ere san josé andrearekin izandako lehen bilera horietako batean aipatu diote banaketa hau ez dutela gustuko prentsan ere agertu dira banaketa honen inguruko kontrako posturak eta ulertezintasunak eta

jakin nahiko genuke zenbateko gain kostea duen jaurlaritza honentzako honako planteamendu honek honako banaketa honek baina beste galdera bat ere sortzen zait bidean norabidea zein den adostua duzue ze gaur kasualitatez artolazabal hemen egon denean

baina adostasuna eta begirada konpartituak bermatuak daude gai hauetan

begirada konpartitua dago adibidez pentsio sistema propio bat aldarrikatzean eajk hainbestetan egin duen aldarri horren inguruan bisioa konpartitua dago ze prentsan agertu diren zenbait adierazpenen ildotik esango genuke

ez dela horrela transferentzien kudeaketa eskatuko dugu edo transferentziak osoki benetan kudeatu nahi ditugu ez dakit ez daukat argi kalitateko enpleguaz hitz egitean gainera funtsezkoak dira lan harremanak

ikuskaritza eta lan osasuna enplegu sailetik kanpo geratu dira ulertzen ez dugun modu batean behin eta berriro esan dugu

asmoan ezinbestekoa dela lan harremanetarako esparru propioan aurrera pauso handiak egitea are gehiago lan harremanetarako esparru hori

eta ez bakarrik interes jakin batzuk defenditzen dituztenekin eta hemen ere beste mila galdera elkarrizketa mahai horretan elkartuko ote dira gehiengo horiek nola egikarituko da zentzu honetan lan esparru propio hori sortzeko beharrezkoa den

berriz ere ikusten dugu hitzen eta ekintzen arteko aldea nabaria dela deklarazio hutsetan geratuko direla alderdi jeltzaleak gai hauen inguruan esandako guztiak hala izango da urkullu jauna enplegua eta erreaktibazio ekonomikoa elkarrekin doazela erantzuten dugu behin eta berriro

enplegu politika pasiboak eta aktiboak ere hala dira banaezinak enpleguaz ari garenean ezinbestekoa dugu lan baldintzetaz eta

hitz egitea ezinbestekoa formakuntzaz aritzea ezinbestekoa era berean babes sistemaz hitz egitea

kudeatuko duen sistema batetaz hitz egitea beharrezkoa da gizarte segurantzaz hitz egitea

hitz egin beharra dugu guzti guztiak bizitza baldintza eta bizitza kalitatearekin erabat loturik daudelako zentzu honetan pausoak eman beharrean gaude hala uste dugu guk bizitza baldintza duinak bermatuko dituen sistema oso baten aldekoa izan beharko luke apustuak eta ez bestelakoak

erroka handia maiuskulua erantzun eta

fisurarik gabekoa harmonikoa eta baliabideak ondo kudeatuko dituena efizientea eta eraginkorra

guretzako behintzat ez du ez hanka eta ez buru kromo jokoetan aritu zarete zuen akordioan alderi sozialistari lekutxo bat egiteko eginiko banaketa bat da hau gainontzeko

ulertezinak guzti honengatik enplegua eta lanari dagozkion ardurak ardura guztiak sail bakarrean kokatzea eskatzen dugu gaur eta espero dugu

bat egitea gure eskari honekin enplegu sortzearen erronka kalitatezko enplegua sortzearen erronka konpartitua bada eta hala dela uste dut nik egin dezagun aurrera zentzuz eta gardentasunez gaiak eskatzen duen seriotasun
eta indarrez eskerrik asko eskerrik asko kortajarena
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

el puzzle que mencionaba eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

mesedez eusko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari sailburuak

ezan bezala kortajarena andreak egindako legez besteko proposamena eztabaidatzen ari gara enpleguari eta lanari dagozkien ardura guztiak sail barrenean

kokatzeari buruz ekimen xelebrea

legez besteko proposamena duela ordu gutxi lanbideri buruz

dugu baina eztabaidaren

lehentasunak eta erronkak ziren enpleguaren erronka enplegu gehiago eta hobea

partekatutako kezka

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz
eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria hernández jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

están a tiempo nada más muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

eztabaida amaitu da eta bototara jartzen da

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena larrialdiei aurre egiteko sos deiakminus ehun eta hamabi zerbitzuaren kudeaketari buruz eztabaida

taldearen ordezkaria becerra jaunak da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

muchas gracias mila esker eskerrik asko becerra jauna

legebiltzarkideak gobernukideak eta bereziki ehun eta hamabi

langileak arratsalde on badakit berandu dela eta badakit esango ditudan gauza asko jadanik

larrialdi egoera bat gertatzen denetik honen konponbidea etorri arte kate antzeko kate moduko bat irudikatu dezakegu ezta kate bat

eslaboi bakar baten ahuleziak kate osoa erabilpenik gabe uzten du demagun auto istripu bat

gertatzen den lehen kontua da norbaitek edo norbaitzuk

zer gertatu da non gertatu da eta horrelakoak erantzunaren arabera intzidentzia irekitzen da eta beste hainbat zerbitzu martxan jarriko dira

eta abar bere lana egingo dute baina segundo bakoitza da garrantzitsua eta garrantzitsua den une horietan istripua izan dutenen bizi iraupenerako kate horretan dauden

ongi eta modu koordinatu batean lan egitea ezinbestekoa da larrialdietan lan egiten dugunok eta nik hamabost urtez egin dut horretan lan badakigu kate begi bakar batek ez badu ondo funtzionatzen larrialdia ez dela behar bezala konponduko eta kate hori

hasten da milioi bat dei baino gehiago urtean

eta dei bakoitzean erabakiak hartu behar dira larrialdiei aurre egiteko sistemaren

izugarrizko garrantzia eta ardurak ditu lehen informazioaren arabera lehen triajearen arabera

bai gobernua sozialista izan denean bai jeltzalea izan denean

larrialdietako funtsezko kate bat kate begi bat bezala hartu zeren horretarako

hortik urrun telefonoz saltzaileak edo propaganda banatzaileak bailiran hartzen dituzue eta horregatik dute contac center edo telemarketingaren arloko hitzarmena indarrean eta bide batez nire elkartasuna gaur

grebarekin elkartasuna bide batez baina larrialdien arloa ez da

hauek onartu aitortu eta ordaindu egin behar dira eta horren ordez zuek langile hauek miseriazko baldintzatan dituzue ordu bakoitzeko lau koma bost euro garbira ez dira iristen

baina hori bai esan den bezala greba egiterakoan larrialdietako zerbitzuei egotzi ahal dizkiegun zerbitzu minimoak eskatzen zaizkie

zailtasunak zailtasun badakizue ere larrialdien arloan lan egiten duten pertsonak orokorrean izugarrizko borondatea dutela eta horretaz ere baliatzen zarete egoera hau gaur egun linbo batean dagoen bi mila hamabiko esleipenean okerragotu egin zen

hainbatek lana galdu zuten besteek antzinakotasuna galdu zuten baina ez hori bakarrik garraio plusak galdu ziren gaixotasunean soldataren ehuneko ehun

eta kontratu mugagabe asko obra amaiera modalitatera pasa ziren baldintza agiriak argi usten zuen zein zen orduko gobernuaren helburu nagusia

kontutan hartzen zenaren ehuneko hirurogeia zen diru eskaintza eta tarte alde teknikoa ehuneko hogeita hamabosta bakarrik eta horretaz gain urtean egindako zerbitzuaren berregituraketaren ondorioz langileriaren murrizketak etorri ziren orain esleipen

idazten ari zaretela erantzun diguzue baina momentuz

eta abar eta abar eta amaitzear nago baina amaitu aurretik aipamen bat ere egin nahi nuke zeren harrigarria iruditzen zait eajren gai honekiko jokabidea bi mila hamabigarrena ekainaren hamalauan arrizabalaga andereak defendatua

eta gero lau urtetan ez du ezer egin orduan esan zenuten jeltzaleek

zerbitzua txurdinagan zentralizatu zuenean okerragotzen ari zela euskadi plataforma digitalarekin arazoak zeudela eta ehun eta hamabi zentroak

gaur zer esaten duzue hori erantzun ahal baduzue mesedez

guri ere lurraldearen ezagutza ezinbestekoa iruditzen zaigu larrialdiak kokatzerako orduan baina orduan zer gertatu zen

horren prekarioak zirenez eta desplazamenduak ordaintzen ez zirenez ez arabarrak eta are gutxiago gipuzkoarrak ezin zutela txurdinagara joan lanera diru faltan

lurraldearen ezagutzan behera egin duelako zerbitzuak eta zer egin duzue azken lau urtetan hori saihesteko ezertxo ere ez

ontzat eman hori da egin duzuena gai honekiko aurreko bi gobernuen arteko antzekotasun bakarra prekarietatea da

amaitzeko eh bilduren ustez

larrialdiak ikuspegi publiko eta integral batetik aztertuz zentzu horretan zeregin asko dago eta legealdian zehar gai honi jarraipena emango diogu momentuz ikuspuntu hori lehen puntuan jasotzen da transakzionalean diot egia da ere baita ere mahai gainean dugun erdibideko zuzenketa ez dela perfektua

hitzarmen propioa bilatzen du subrogazioa aurreikusten du besteak beste hau oraingo egoerari aurre egiteko gutxieneko baldintzak ipintzea dela iruditzen zaigu eta garrantzitsua da ere

eta hau ere jasotzen da egia da ere guk proposatzen genuen negoziazioa mahaian ez dela sartu eta gabezi bat iruditzen zaigula eta transakzionalaren laugarren puntuari begira zerbitzuaren publifikazio prozesua ez zaigu iruditzen

baldintzatuta egon beharko lukeenik oinarrizko zerbitzua den neurrian

gelditzen ez den arren eta proposamenak dakartzan hobekuntzekin eskuzabalak izatearen arduraz adostu den erdibideko honen alde

eskerrik asko otero jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria latxaga jauna zurea da hitza

andrea arratsalde on legebiltzarkideok lehendakari jauna sailburuok aldez aurretik

zerbitzuko langileei hasteko

urratsa hartuko dut abiapuntu uste dut ezinbestekoa dela lan publikoari koherentzia minimo bat eman nahi baldin badiogu

eta alderdi popularraren artean adostutako zuzenketari koherentzia

joan latxaga jauna barkatu bai el catálogo nacional

denbora amaitu da eskerrik asko eskerrik asko erantzuteko txandara pasatuz elkarrekin podemos

eskerrik asko becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da

a ze papera hementxe langileak dauden egoeran daudela eta zuek

eta azkenean nire amonak esango lukeen bezala zakurraren putza

egoera honetara ez gara etorri jainkoak hala nahi izan duelako edo ez dakit zer

horregatik etorri gara egoera honetara gero azalduko duzu eta gero

alderdi jeltzaleak lau urtez gobernuan ezer ez duelako egin eta bai

eta esan dut lehenago ere emergentzian lan egiten dugunok egiten dutenak con todo el amor propio ahal dutena egiten dute baina ezin denean ezin da

sadaeeko jendeak hartzen zituen telefonoak orain dena txurdinagara joan denez

pertsonal gutxi dagoenean deiak galdu egiten dira eta egia da larria da esatea

guk hemen hobeagoa edo okerragoa izango den proposamen bat mahai gainean jarri eta zuek esaten hastea ezinezkoa dela legez gaindi goazela eta ez dakit zer begira

zerbitzu hau behar bezala uzten legea aldatu beharko dugula esan beharko duzue baina ezin duzuena egin da alde batetik esan zerbitzua publikoa dela publikoki ematen dela ondo ematen dela eta abar eta gero arazoak daudenean bai batek eta bai besteak

ez gobernua ez administrazioa ez dagoela subkontratatua dagoen enpresa eta langileen arteko hika mikak konpontzeko ulertzen didazue

eta larrialdiena gobernu honentzako eta herri honentzako ezinbesteko zerbitzu oinarrizko bat dela eta gero esatea beno nola arazoak dauzkagun konpondu daitezela ahal duten modura ez zait iruditzen inondik inora hori dela

harrigarria da ere orain klausula sozialen horrenbesteko zaletasuna erakutsi izana hemen etorri zen herri ekimen legegileari

hainbeste traba eta hainbeste harri jarri eta gero bidean guztiz edo

eta gero orain soluzioa hori da ezta

guri iruditzen zaigu ezin dugula utzi hau arazo pribatu bat bezala enpresa eta langileen arteko arazo pribatu bat bezala eta

baldin bada beste konpromiso argi batzuk izan behar ditugula eta hemen ez bakoitzaren interbentzioa atera

dastatu esango nuke esanez nola ezin dugun ezer gehiagorik egin ba zer egingo diogu nik uste dut

eman duzuela bai batak eta bai besteak oholtza hauetan denbora

gero benetako edo eguneroko errealitatetik alde edo urruntzen gaituen nik galdera pare bat egin dizkizuet

erantzun nik mesedez berriro

ez zaizkit erantzun eta gustatuko litzaidake erantzutea eta bai iruditzen zait bai castelo anderea eta berriro esango dut guri ez dagokigula esan duzu

lan kondizioak edo negoziatzea

negoziatu daitezen eta gainean egotea eta mediazio lanak egitea bai ere bai iruditzen zait guri tokatzen zaigula ezta beraz nik hemen utziko dut iruditzen zait

eta espero dut pixka bat gehiago enp atizatzea eta ez beno momentu zail hauetan edo egoera zail hauetan zuen denbora gastatzea joateko

nire amak esango lukeen bezala

duroak lau pezetatan esan nahi dut benetako kalitatezko zerbitzu batzuk nahi baldin baditugu behar bezala ordaintzeko prest egon beharko genuke eta hemen ez dago beste misteriorik hemen ez da magia existitzen
eskerrik asko otero jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria latxaga jauna zurea da hitza

arratsalde on berriro ere badakit berandu dela eta

eztabaida amaitu da eta bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra beraz erdibideko zuzenketa

jarraian bi adierazpena instituzional irakurriko dizkizuet

urtarrilaren hamazazpian hilik aurkitu zituzten buenaventuran kolonbian

mosquera buruzagia eta haren senar joe javier rodallega buruzagia

batzorde horrek eusko jaurlaritzaren giza eskubideen defendatzaileentzako aldi baterako babeserako euskal programan parte eusko jaurlaritzak eusko legebiltzarrak eta hainbat gizarte erakundek osatutako ordezkaritzak bidaia egin zuen kolonbiara bi mila hamalauko

bildu zen eraildako buruzagiaren komunitatearen egoera ezagutzeko bilera hau

eusko legebiltzarrak erabateko kezka adierazten du kolonbian giza eskubideen aldeko defendatzaileek jasaten duten mehatxu kriminalizazio eta

egoerangatik hiru eusko legebiltzarrak espero du kolonbiako gobernuak martxan jartzea adierazi beharreko neurri guztiak erailketa horiek ikertzeko dagokienen erantzukizunak argitu daitezen eta giza eskubideen defendatzaileen bizitzen aurkako ekintzak zigorrik gabe gelditu ez daitezen lau

eta bost eusko legebiltzarrak kolonbiak estatuan duen enbaxadari helarazi dio

holokaustoaren memoria eguneko adierazpen instituzionala europako parlamentuak finkatu zuen urtarrilaren hogeita zazpia holokaustoaren memoriako europa

holokaustoaren biktimak gogoratzeko eguna izateko hautatu zuen data hori aukeratzeko arrazoia izan zen egun horretan liberatu zela auschwitz

jarrai dezatela lanean arrazismo eta xenofobia agerpenen eta jatorri etnikoan edo sinesmen erlijiosoetan oinarritutako diskriminazio agerpenen kontra eta dei egiten die herritar guztiei eta beraien antolakundeei zelatari jar dezaten halakorik berriro gerta ez dadin

era berean holokaustoaren nazioarteko egun honetan omenaldia egin nahi diegu nazien jazarpena nozitu zuten borrokalari antifaxista guztiei eta bereziki

oihu egiten dugu egia eta justiziarako duten eskubidearen alde nazien genozidio eta esterminioaren biktima horiek ezagutuak errekonozituak eta erreparatuak izatearen alde exijitu behar dugu biktima horien eskubideak babestuak izatea

horien eskubide urratzaileen inpunitate arbitrarioari

faxismoaren kontra eta askatasunaren justiziaren demokraziaren eta beraien duintasunaren alde egin zuten borroka hark toki gailen bat dauka gure memoria historikoan